arratsalde on osoko bilkurari

gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko udalerri guztietako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andereak dauka hitza

arana anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeak eh bildu

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi garrantzitsua da oso gaur elkarrekin podemosek legebiltzar honetara ekartzen duen eztabaida eta gainera bere garaian gure artean zuzenketa egiteko ba dokumentua gure

hala komentatu genuen taldean oso garrantzitsua da udal mailan egiten diren berdintasun politiken inguruko hausnarketa hona ekartzea

hona ekartzea euskal herria bildutik ere oso argi daukagulako emakumeon bizitzetatik gertuen dauden eta inpaktu handiena daukaten

edo horietako asko horien kudeaketa udaletan ematen delako ardura hori daukatelako eta gainera ere askotan hemen eztabaidatu izan ditugun gaiak nork kudeatzen ditu gero egunerokotasunean ba udalak eta udalak baino

direla diru laguntzak egongo dira adibidez orain iragarri egin ditu gobernuak gune ilunen hirigintzaren inguruko

edo prozesu parte hartzaile bat zabaltzen denean

hausnarketa gune bat planteatzen denean berdintasunaren inguruan nork kudeatuko du hori edo emakumeen etxeez hitz egiten ari gara nork kudeatzen du hori ba berdintasun

izango duzuela inguruan berdintasun teknikariren bat edo beste

nik behintzat badauzkat lagun batzuk esaten didatenak denetarik ikastera

hizkuntzaren inguruko gomendioak ematea tokatu izan zaielako hirigintzaren inguruko gomendioak ematea

genero ikuspuntua ematea eta hori guztia nolabait

zein ekonomikoz hornitzea ezinbestekoa da

ardura daukagu berdintasuna sustatzeko eta matxismoarekin amaitzeko

hori egiten saiatu du eta gainera aipatu den moduan aho batez onartuko dugun proposamen honen lanketan

baliabideez zehaztasunez hitz egitea legeak esaten duena ondo aipatu delako ondo azaldu delako feminismoak

mugimendu feministaren euskal mugimendu feministaren borroka sutsu baten eta

esker lortu zela hori egon ez balitz atzean mugimendu feminista emakume feministak egon izan ez balira

politika feministak garatzeko daukaten ardura ez zen modu honetan landuko egun daukagun baliabideekin eta egun daukagun

ez zen landuko gero pentsatu dezakegu eta eztabaidatu dezakegu nola egiten ari diren gauzak

baina figuraren eta horren beharraren inguruan uste dut ados gaudela denak eta hori balorean jartzen hasi nahi nuke

eta horretaz ari garela normalizazio prozesu bat eman da herrialdeetan

berdintasun teknikarien figura zabaltzerako garaian baina oraindik ere aipatzen zen moduan ez da modu parekidean egiten eta adibidez gaur puntuaren eztabaida prestatzen ari nintzenean gipuzkoako foru aldundiaren webgunera jo ahal izan dut eta bertan

lurraldeari dagokionean nola banatuta dauden guneak eta egitura iraunkorra da

hainbeste txuri ikusterako garaian eta egitura egonkor hau izango litzateke soilik berdintasun plan bat berdintasunerako udal aurrekontu zehatz bat

honek ez du esan nahi berdintasun inguruko politikarik garatzen ari ez denik toki hauetan

egonkor hauek nolabait laguntzen dutela eta bideratzen dutela politika egonkorrago bat egitea eta argazki hau ikusita gaurko proposamena

nolabait zabalpen hori egiten saiatu nahi dugulako eta gainera kontuan hartu behar dugu arrosa hauek edo gune hauek zeren inguruan dauden herri

askotan landa eremua herri txikienak diren horiek horrelako baliabideetatik kanpo geratzen dira orduan hor ere bai berdintasun politikak edo besteak beste aipatu izan dugunean landa guneko emakumeen paktua garatzeko landa gunean ere bai horrelako egiturak

aurrera goaz eta gaurkoan nik uste dut hor beste urrats bat gehiago suposatzen duela

eginda oraintxe mari luz estebanek liburu bat publikatu du euskal herriko mugimendu feministaren eta feminismoaren egoeraren inguruan eta berak esaten du

euskal herriko lehen jabekuntza eskolak sortu izana eta berak dio zenbait udaletan berdintasun arloan lanean ari ziren teknikarien eta mugimendu feministaren arteko elkarrizketatik sortu zirela espazio hauek

egia dela bi mila hirutik hona ez dela horrenbeste denbora pasatu ikusteko zer nolako inpaktua izan dezaketen jabekuntza eskolek baina uste dut inguruan jabekuntza eskola bat ezagutu izan ahal duen edonork eta bertan parte hartzen duten emakumeekin hitz egiteko aukera

nolako lana egiten duten espazio hauek eta nolako garrantzia daukaten eta baita ere

errealitate bat da oraindik prozesu luzeak eskatzen dituelako aurrekontu garrantzitsu bat eskatzen dutelako eta egitura egonkor horiek eskatzen dituelako baina nik bai gaur aitortu nahiko nuke arrasaten bere garaian aitzindaritza hartu zuten emakume etxe horiek baina ez etxearen figuragatik bakarrik hau da

aitzindari horien lana aitortzetik mugimendu feministarekin izugarrizko elkarrizketa etengabea planteatzen zuten

edo zoriondu eta ongietorria eman oraintxe duela gutxi sortutako oreretakoari bagoaz jarraitzen dugu eta horrelakoak

jarraituko dugu eta guk zuzenketa bakarra edo gehitzeko zuzenketatxo bat egiten genion proposamenari

espazio instituzionala ezinbestekoa da zalantzarik gabe eta berdintasun teknikariek behar dituzte

eta baliabide ekonomikoak beraien lana burutu ahal izateko baina horretaz gain ere bai oso ezberdina da lan hau egitea bakartasunean

mugimendu feminista bat emakume elkarte batzuk baldin badaude eta zentzu horretan horregatik mahai gainean jartzen genituen emakume kontseilu edo nahi dugun moduan

gune direnak emakume elkarte eta instituzioaren artean hor sortzen delako gure ustez kalean egon daitekeen eskariaren eta instituzioak

elkargunea orduan elkargune hauek balorean jarri erabakigune izan daitezela ere bai sustatu ez daitezela soilik kontsultiboak izan izan daitezela erremintak eman ditzagula benetan hor erabakitzen dena garatu ahal izateko askotan hor dagoelako tentsioa mugimendu feministaren eta

eta uste dut ausardia behar dugula espazio hauek boteretzeko espazio hauek baliabideez

eta zentzu honetan arana andreak aipatzen zuenez martxoaren zortzia edo nik esango nuke politika guzti hori instituzioetara eta elkarrizketara eraman nahi baldin badugu behar ditugula baliabidez hornitutako espazioak behar ditugula indartsu egongo diren berdintasun teknikariak nolabaiteko babesa izango dutenak eta horrekin guztiarekin buruan izan ditzakegun ideia guztiak egikaritzera eramango dutenak beraz soilik amaitu

eta eskerrak emanez ere bai udalgintzari eta udalgintzak suposatzen duen lan garrantzitsuari espazio bat eskaini dugulako eta nolabait ere bai aitortza bat teknikari guzti horiei herrian lanean ari direnei eta udalgintzan ere bai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

tratatzen ari gara eta gogoratu behar dugu nola hemen aipatu den bezalaxe instituzio hurbilenak

eta asko esan behar dute gai honi buruz hemen ere gogoratu behar dugu indarrean

legea emakumeen eta gizonen berdintasun legea eta nola lege honetan

instituzio bakoitzak dituen eskumenak eta funtzioak ildo horretatik esan behar dugu eusko jaurlaritzak funtzio edo eskumen zehatzak dituela gai eta arauak egin behar dituela eta irizpide desberdinak bideratu berdintasun gaian horrela ere lege honetan zazpigarrena artikuluan aipatzen da

con la financiación correspondiente horrela eusko jaurlaritzak aprobatzen ditu bere planak eta bertan

ditzakete eta horretarako eusko jaurlaritzaren laguntza ezin bestekoa

contribuye a ello erronka nabarmena ildo horretatik esan dezakegu dela benetako berdintasuna lortzea eta esan dezakegu ekimen hau

eraikitzen duela horretarako horretarako bide desberdinak edo neurri desberdinak dauzkate udaletxeek

proposamen honen helburua da ekimen guzti horiek indartzea

legislatura alde horretatik bueno proposamenarekin edo adostutako proposamenarekin ados gaude

bidaltzea legebiltzarra lege proiektua zehatza konprometituta dagoen proiektu zehatza udaletxeak

behar duten laguntza ematea programa desberdinak indartzea eta azkenean legebiltzarrean adostutako akordioak betetzea horrexegatik bueno azkenean bat etorri gara sinatutako

erdibideko zuzenketarekin besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak

euskadiko udalerri guztietako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko legez bestekoa eztabaidatzen ari gara nire aurretik parte hartu duten legebiltzarkideek esan bezala erdibideko bat lortu dugu eta aho batez onartuko duguna

erdibideko zabala eta edukiz beterikoa beti ere bi mila bosteko berdintasun legean jasotako euskadin emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken inguruan interes orokorra dela eta

euskal autonomia erkidegoaren lurralde osoan modu bateratuan bete behar diren eginkizunak programak edo zerbitzuak eskaintzeko eskumenari eutsiz

errespetatuz udal legeak aitorturiko lehen helburua udalen autonomia indartzea baita udalen autonomiaren aitorpen formala lortu eta bermatu egin behar delako euskal udalek tokian tokiko gaiak beren erantzukizunpean antolatzeko eta kudeatzeko benetako ahalmena izango dutela ziurtatuz hala ere ondo baino hobeto
isiltasuna mesedez berdintasun politikek boluntade soilez aparte udal eta foru

lege lerruna duen arau orokor baten bultzada beharrezkoa dutela horretara bi mila bosteko berdintasun legea behin baino gehiagotan nabarmendu duguna

ezinbesteko tresna dela aitortu beharra dugu eta bata udal autonomia eta bestea berdintasun legeak aitortu eta ezarritakoak

gaurkoan adostutakoa hau ez da berria aspalditik aitzindariak izan dira emakunde eta

deritzon edo onarpenaren ondorioz udaletan berdintasun politiken inguruko murrizten zituen lege horrek euskadiko udalek eskumen hau mantentzen jarraitu dutela lana eta inbertsioa edo inbertsio maila mantenduz etxebarrieta andreak egitura egonkorren inguruan aitortza egiten zuen berdintasun teknikarien aldeko aitortza egiten zuen nik ere konpartitu egiten dut aitortza hori baina egia da udal askotan

estruktura hori martxan jarri izatea egun hauetan honen inguruan hitz egin izan dugu eta nik aitortza egin nahiko nuke baita ere egitura hori egon izan ez den udal horietan zer nolako lana egin duten bai alkate bai zinegotzi edo bai eta udal langileek

udal politikak aurrera eramateko garatzeko izan duten

nahiz eta lege lerrun handiagoa izan duten bestelako lege batzuek kontrara izan hala ere mantendu egin ahal izan dutela lan hori udal hainbatek baita ere beraien berdintasun planak onartu ahal izan dituzte legegintzaldi

beraz nire partez baita ere aitortza egin nahi diet honelako udalei ezin dezakegu ahaztu ezta ere hainbatetan

batzordea berdintasunaren arloan eusko jaurlaritzak egiten dituen jarduerak koordinatzeko organoa eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako

emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan erkidegoko foru eta toki administrazioek egiten dituzten politikak eta programak koordinatzen dituen organoa adosturiko ekintza guzti horiek modu koordinatuan

hau da elkarlana behar beharrezkoa da beti erakunde eta instituzio ezberdinen artean koordinazio tresna guzti hauek udalerrien arteko langune dira

eta emakumeenganako indarkeriaren aurka toki administrazioetan kudeatzen diren programak eta zerbitzuak bultzatu indartu koordinatu eta sedea dutelarik horretarako jarduera eta ebaluazio irizpide bateratuak zehaztu behar dira eta zeregin hori jarduera orohartzaile batean sartu behar da tokiko ekintza publikoaren maila guztietan iragazteko modukoa da eta udalerriz gaindiko beste erakunde batzuen arteko lokarria baita ere

administrazioek berdintasun politikak gero eta modu egokienean

ematea hori argi dago argi izan arren baita ere sarritan zailtasunak aurkitzen dituztela udal txikiek gehienbat eta

nahiz eta berdintasun politikak garatzeko konpromisoa eta nahia ukaezina izan azken hauen lana bereziki azpimarratu eta goraipatu beharrekoa ikusten dut

arautu eta horrekin laguntza eta bultzada behar beharrezkoak dira bereziki toki administrazioen berezitasun edo gabezi horiek kontutan izanik eta horientzako formula egokienak aurkituz bitartean aipaturiko laguntza edo ekintza horiek bultzatzen

instituzio edo erakunde ezberdinetatik etxebarrieta andreak baita ere aipatu du ezta gaur egun

eta hau horrela izanik nire esker ona adierazi nahi diet akordioa lortu dugun taldeen ordezkariei

berdintasun arloan gero eta gauza gehiago banandu baino batu egiten gaituzte eta horrek asko pozteaz aparte esperantzaz betetzen nau hain abiapuntu ezberdinetatik abiatuz helmuga konpartitzen baitugu eta mezu hau gizartean zabaltzerakoan modu bateratuan

eta hori da gizarteak behar duena berdintasunaren alde mezu bateratu bat jasotzea besterik ez eskerrik asko

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal talde popularrak euskal sozialistak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eitbko albistegietan karrera profesionala bermatzeko konpromisoa betetzearen inguruan eztabaida eta behin betiko

hauetan forma zaintzea garrantzitsua dela uste dut edukiari moldea egitea ahal dela ederra egokia egindako lana maitasunez edo behintzat kariño apur batekin eginda dagoela erakusten duelako

baina forma alde batera utziko dut eta a saco paco hasiko naiz

falta baten ondorioa delako azken aspaldian sarri gertatzen den errespetu falta bat delako legebiltzar honen mandatuak ez betetzea erakundeek hain zuzen ere legebiltzar honetatik eratortzen diren erakundeek gaurko hau beste adibide bat da iazko maiatzaren hogeita hamaikaan orain dela urtebete hemen onartu zen bi hilabeteko epea ematea eitbri bertako karguak aukera berdintasunean eta irizpide soilik profesionalen arabera bete ahal izateko behar den karrera profesionala sustatu eta garatzeko proposamen zehatza aurkez zezan legebiltzar honetan beste berba batzuekin esanda eitbri eskatzen zitzaion albistegietako

ez ditzan zuzendaritzak atzamarrez aukeratu horrek eragin zuzena eduki dezakelako eitbren independentzia faltan hori egin ahal izateko planteamendua langileen ordezkaritza sindikalarekin adosteko eskatzen zitzaion eitbri eta lortutako akordioa hiru ezartzeko ba tira ez dago egibar baina pazientzia famatu hori eduki dugu eta zain egon gara

jaurlaritzak bidaltzen duen betetze mailaren txostenari iazko azaroaren hogeita hamarean heldu zen eta jaurlaritzaren berbetan ondo bidean zihoan plana eitbn esaten zuen prestaketa jorratzen ari zirela eta gero sindikatuen ordezkariekin ba negoziazioak

eta gehiago ez dugu horren berririk eduki jaurlaritzatik akabo amaitutzat eman dute legebiltzar honen mandatuaren betekizuna

urtebete urtebete pasatu da erabaki hori hartu zenetik eta gu zain

orain arte itxaron dugu ere langileei galdetzeko langile batzordeko presidentearekin eta eitbn nagusi diren sindikatu biekin lab eta

sindikatuetako ordezkariekin hitz egin dugu aste honetan bertan

handiena uzteko eitbko zuzendaritzari karrera profesionalerako plana garatzeko beste pazientzia ariketa bat eginez

enpresak egin duena urtebetean lehenengo kajoitik atera du ia hogei urte dituen klasifikazio profesionalen plan bat horrek albistegien independentzia bermatzeko

baina euren postuak atzamarrez banatzen dira eitbn bezala

albistegietako ardura postuak baremazio objektibo eta garden baten arabera aukeratzeko eskatu diote zuzendaritzari eta zuzendaritzak zer esan du ba ezetz hauxe da

berri ez daukagun arren publiko egingo dituzte erredakzioan ardura postua betetzeko deialdiak aukeratzeko jarraituko diren irizpide batzuekin

zuzendaritzak berak bakarrik aukeratuko ditu bere ustez postu horretarako egokiak diren pertsonak inork jakingo ez duen baremazioaren arabera hau da orain arte bezala lehengo lepotik burua

eta atzamarrez gardentasun barik aukera berdintasun barik baremazio garden barik sindikatuek jakina ezetz esan dute ez dago akordiorik ez dago adostasunik zelan egongo da zuzendaritzak betikoan jarraitu nahi badu

hori da eitbko zuzendaritzak hartu behar duen lehen neurria kalitatezko komunikabide publikoa izan gura badu eta ez

libre izan behar dira independente euren karrera profesionala ezin liteke zuzendaritzaren konfiantzaren menpekoa izan horretarako euren gaitasuna euren merituak

bermatu behar da konfiantza baleko kontzeptua izan liteke bai baina beti ere obedientziari lotuta ez badago hori da eitbn gertatzen dena ezetz esaten duenak ez du babesik erredakzio kontseiluarena bai akaso babes morala baina besterik ez esaten duenak badaki zer daukan akabo eta hori horrela da karrera profesionalik ez dagoelako eitbn ardura guztiak atzamarrez banatzen direlako eta hori da gaur hemen berriro eskatzen ari garena urtebete eta gero berriro eskatzen ari garena kalitatezko telebista publikoa gura badugu

horretarako neurri zehatzak hartu behar dira karrera profesionala sustatzea bezala horregatik etbko albistegien egunerokoa erabakitzen dutenak gardentasunez eta aukera berdintasunez aukeratu behar dira irizpidea profesionala baino ez dadila izan eta ez

albisteen tratamendu orekatu bat gura badugu bermeak behar dira neurri zehatzak eta hori da horietako bat eta egon badaude beste neurri

baina etbko erredakzioan esate baterako behin behinekotasuna ia ehuneko berrogei da

eta kontratazioak eurak ere atzamarrez egiten ziren aurkezle gehienek ere orain dela gutxi arte artista kontratua zuten ez ziren plantillakoak

lan hitzarmenetik konbeniotik kanpo dauden langileak lan baldintza horiek asko asko zailtzen dute komunikabide bat independentea izatea ipini

eta prestigioa galduta daukan eredua herri honentzako egokia ez den

eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara
pasatuz elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere presidente andrea arratsalde on guztioi

bai arratsalde on guztioi arratsalde on mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide guztiok honezkero

adostuta daukagun hau gainera aho batez espero dugu nahiz eta ppk

eta ni ere esan beharra daukat harrituta nagoela

ze ez dakit batzuetan batzuk behar dute

baina benetan ez dut bat ere ez ulertzen

gaur sinatutako erdibidekoak esaten du legebiltzarrak zuzendaritzari eskatzen dio txosten zehatz bat bidali diezaiola lehen bait lehen talde parlamentarioei txosten horrek

hartu dituen neurriak hartu dituen neurriak bertako langileen ordezkari sindikalekin adostutakoak albistegien independentzia eta pluraltasuna bermatzeko eta erredaktoreen karrera profesionala sustatzeko bai eta neurri horien betetze maila eta lortutako emaitzak ere legebiltzar honek

jarraituz eta horrela da hemen eta gero eskatzen dugu urrian agertzea

gaur eztabaidatzen ari garena hain zuzen ere eta gero azaroan

agirre andereak esan duen moduan ba zuzendaritzak esaten zuen

zuzendaritza lanean dago eta zuzendaritzakoak lanean daude eta plangintza bat egiten ari dira horregatik

hona ekartzea eta bagenekien

eta horregatik onartu genuen hau eta erdi bidekoa sinatu egin genuen lanean daude esan bezala eta komite aurrean aurkeztutako gauzak diren adostasun maila nahiko altua dela

agirre andreak esaten du ezetz baina nik dakidala baietz eta edozein kasutan ikusiko dugu txostena jasotzen dugunean eta aukera izango dugu eztabaidatzeko batzordean martxan daude lantalde batzuk eta egia da eta hemen lotuko dut

ponentzia baten barruan gaude eta lanean gaude eta nik esango nuke zintzo

prozesua konplexua da oso eta daukagu paradigma bat eitbko paradigma daukaguna ba laurogeigarrena hamarkadan jarritakoa da eta

eta horregatik daukagu ponentzia martxan eta horregatik horretan lan egiten ari gara eta hainbat eta hainbat gauza egin ditugu bi urte hauetan eta

nik bezain ondo egin dira gauza asko egin da soziometro bat hor atera diren gauzak

batzuk batzuentzako beste batzuk beste batzuentzako baina hor daude objektiboki hor daude baita ere egin ditugu sektoreekin egon diren lantaldeak baita elkarteekin

lantzen ari diren gauzak orduan gaur hau hona ekartzea ponentziatik kanpo eta gainera

ulertezina da niri parlamentu honetan

bi gai gehienbat tokatu zaizkit lantzea bata izan da eitb

eta justu aurreko astean aurkeztu zen uztartu erradikalizazio biolentoaren prebentziorako gizarte eta heziketa programa eta hor gauza politak irakurtzen dira eta oso gauza interesgarriak eta isuri kognitiboen eta erdigune pedagogiko alternatiboen laburpen taula gainera da zerbait eitbrekin

alde eta bizikidetzaren alde eta hor isuri kognitibo lehena dogmatismoaren eraginaren inguruan hitz egiten du eta esaten du barne barnean ziur naiz arrazoi guztia daukadala

horrela definitzen du dogmatismoa eta gero esaten du zer egin dezakegu

benetan nahiz eta barruko langilea izan

ez da guztiz konpleta eta ponentzian lanean gaude zerbitzu publiko baten alde eta horrela torpedeatzen
ez duzu ezer lortuko mila esker eskerrik asko oregi

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz

lehenengo eta behin eskerrik asko babesa eman diguzuenei romero andrea arrazoia duzu erreforma integralerako lan taldean ari gara zentzu honetan lanean

eta premiazkoa delako batetik eta bestetik epe luzerako neurriak direlako eta hainbat arinen hasi behar delako nahiz eta gero lantaldean norabidera horretan lan egin baina denbora pasatzen ari da eta guri pazientzia

urtebetean ari direla sindikatuekin nik galdera bat bakarrik legez besteko hau prestatzeko hitz egin duzu sindikatuetako ordezkariekin

baina zuk arrazoia eman didazu erdibideko hau sinatzerakoan erdibideko honek onartzen duelako eitbn ez dagoela independentziarik

bete bere berba ez duela bete legebiltzar honek eskatu dion edo egin dion mandatua eta hori da zuek erdibideko hori sinatzerakoan esaten duzuena ere bai eta aitortzen duzuena beraz arrazoia ez dakit daukadan ala ez baina arrazoia

eman diguzue eta guri pazientzia amaitzen ari zaigu zuk ezina aipatu duzu nik gaur futboleko simil bat erabiliko dut eta txartel horia erakutsiko diot eitbko zuzendaritzari txartel

eskerrik asko agirre andrea elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

euskal sozialistak bertatik gracias

eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

euskal talde popularra llanos anderea zurea da hitza

libertad dedocrática libre dedocracia pues bueno

eztabaida amaitu da bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa